guztioi orain dela hamabi hilabete onartutako legez besteko proposamen baten inguruan da gure gaurko mozioa garai hartan

foralismo zaharkituaren defendatzaile sutsuenek urtetan zehar tokiko erakundeak bigarren mailako erakunde bezala sailkatu izan dute eta horren

hogeita hamabost urte pasa direnean ez daukagu udal legerik lurralde historikoen legea onartu zenetik hogeita hamaika urte pasa direnean ez daukagu udal legerik hauxe da ez daukagu lege bat

hurbilen dauden tokiko erakundeei nahikotasun

arazo larri bat geneukan gaur zoritxarrez arazo larri bi ditugu momentu honetan alde batetik jarraitzen dugu udal lege barik eta horretaz gain estatu mailan pp upn

tokiko erakundeen arrazionalizazioa eta iraunarazteko legea onartu ez daukagu udal legerik lehenengo arazoa eta gainera gure tokiko erakundeentzako mehatxu oso larria den lege bat daukagu bi arazo

tokiko autonomiaren kontrako eraso zuzena eta bortitza erakunde hauek ezagutu duten eraso bortitzena eta arazo hori

beraz esan dudan bezalaxe bi arazo larri dauzkagu arlo honetan jarraitzen dugu udal lege barik eta orain dela hamabi hilabete legebiltzar honek hau eskatu zion gobernuari eta uste dut beren beregi onartu zena aipatzea beharrezkoa dela

bidal dezala gure eskumenak baliatuz eta adostasuna politiko eta

lortu ostean eta nolanahi ere hamabi hilabeteko epearen barruan euskadiko udalen lege proiektua hamabi hilabeteko

betetzeko zortzi egun faltatzen direnean argi dago gobernuak ez duela

legebiltzar honetan zertan ibili da gobernua azken hamabi hilabeteetan

krisiari aurre egiten adibidez ematen du ezetz

eta argi uzten dute gobernuaren lehentasuna ez dela izan enplegua sortzea ehun eta hirurogeita hemezortzi mila langabetu euskal autonomia erkidegoan eta zoritxarrez hirugarren hilabete jarraian igotzen eta krisiari aurre egitea ez baldin bada lehentasuna are gutxiago udal lege bat egitea

erabaki zuen euskadiko udal kontseilua batzea bai legez bestekoa onartu zenetik hamaika hilabete eta bi aste pasatzerakoan erabaki zuen euskadiko udal kontseiluen batzarra antolatzea

arinago kontutan izanik orain dela hamabi hilabete legebiltzar honek adostu zuela ahalik eta adostasun gehien lortzea gai honetan

baina ez da soilik legebiltzar honek markatutako epea ez duela bete gobernuak horretaz gain legebiltzar honek ezarritako edukiak ere ez ditu bete

euskadiko tokiko erakundeen kontseilua antolatzeko

ibili delako eusko legebiltzarrak eusko gobernuari eskatu zion legez besteko horretan ere

eskatzeko espainiari

edo erretira zezala tokiko administrazioa arrazionalizatzeko eta iraunarazteko lege aurreproiektua eta ematen du horrelakorik ez diola eskatu baizik eta berarekin batera pprekin batera eta upnren bozkarekin ere lege horren alde bozkatu egin duela eta egun horretan ere

eusko jaurlaritzari ireki behar zuela negoziazio prozesu bat legebiltzar talde guztiekin eta tokiko administrazioan lan egiten duten eragileekin

legeak erreformatzea ahalbideratzeko toki autonomia eta herritarren eskubide sozialak bermatuz

ez da gertatu egia da ere eta hori esan behar da

udal gaiei buruzko oinarrizko legediari egiten zaion edozein aldaketen aurrean euskadiko egitura instituzionalaren foru berezitasuna berariaz eskatzen zitzaiola ere eta hori bai hori dirudienez hori bermatu du gobernuak baina bigarren puntuan eskaera oso zehatza zen edozein aldaketak toki autonomia eta herritarren eskubide sozialak

bermatu behar zituela eta zeozergatik bereizten baldin bada tokiko erakundeen arrazionalizazio hain zuzen ere da tokiko autonomia eta herritarren eskubide sozialen eraso zuzena delako ez da jada udalak edo tokiko erakundeak adin nagusiek ez dituela bihurtzen

adin txikikoak mantentzen dituela eta gainera adin txikiko tutelatuak diputazioak tutelatuko dituen tokiko erakundeak bihurtzen ditu ba tira tokiko erakundeen arrazionalizatzeko eta iraunarazteko legearen ondorioz udal eskumenak murriztu egiten dira

arloak murriztu egiten dira eta arlo horietan udalen eskumenak murriztu egiten dira ere eta hau

oso larria izan daiteke gogoratu behar dugu euskal autonomia erkidegoan eta datu hau uste dugu garrantzitsua da jakiteko

ehuneko laurogeita hamabiak direla herriak hogei mila biztanle baino gutxiago duten udalerriak ehuneko

eta horiek eskumen batzuk zuzenean galtzen dituzte diputazioaren menpe geratzen direlako eta gainera lege horren arabera diputazioak aukera dute era zuzen batean kudeatzeko

edo kudeaketa hori hirugarren baten eskuetan uztea alegia pribatizazioa beste alde batetik ere lege horretan udal antolaketa

aukera mugatu egiten delako eta kontsejuei eta hau araban oso garrantzitsua da

aitortzen tokiko erakundeen nortasun juridikoa

baldin badago administrazio lokalaren erreformaren lege horretan kontrol ekonomikoko arloan dago eraso larri hori zerbitzuen koste efektiboa ezartzen delako hauxe da kasu honetan zerbitzu publikoen

eta gainera ziur aski bigarren pauso bat bezala pribatizazioa ere

duena eta hau udalerri guztientzako izango da koste efektibo bat ezartzea da soilik irizpide

ezartzen den koste bat eta ez da kontutan hartzen zerbitzu publikoen kalitatea ez da kontutan hartzen hurbiltasuna

eskubide laboralak zerbitzu horiek ematen dituzten langileen eskubideak eta soilik

ezartzen dira zerbitzu publikoak ematerako orduan guretzako oso eraso larria demokraziaren pribatizazioa

onartuta dago lege horretan eta hori onartuta dago eusko alderdi jeltzalearen aldeko botoekin alegia onartzen da udal kudeaketan irizpide ekonomikoen arabera soilik

zer gertatu daiteke udal euskaltegiekin adibidez soilik irizpide ekonomikoak aplikatzen bazaie zer gertatu daiteke emakumeen etxeekin soilik irizpide ekonomikoak aplikatzen bazaie zer gertatu daiteke kultur etxeekin edo haurreskolekin

erabiltzen badira hainbat zalantza argitu behar direnak baina

hori larria izanik ez duguna ulertzen momentu honetan da kontutan izanik zer nolako ondorioak

lege horrek euskal autonomia erkidegoko tokiko erakundeengan ez dakigu zergatik

lehenengo eta behin legebiltzar honetan adostutakoaren kontra eta bigarrenez sekulako ondorioak utziz

lantalde berezi bat eratu dela hain zuzen ere lege estatal honen ondorioak aztertzeko

zelan ez dakizue zer nolako ondorioak edukiko dituen eta alde bozkatzen duzue nahiko zaila

orain dela urtebete adostasun zabala egon zen legebiltzar honetan estatuko legearen aurrean eta zer nolako udal legea nahi genuen euskal autonomia

ez duzue bete hitzarmen hori jarraian batu beharrean udalen kontseilua zuen negoziazioak bukatu arte itxaron duzue ez duzue bilatu adostasuna lehenengo momentutik eta oraintxe nahi duzue adostasuna aukerak daude

baina udal lege bat euskal autonomia erkidegoarentzat

ezin da egin madrilera begira euskal herria bildu prest egongo da adostasunetara heltzeko beharrezkoa delako gure udalen eta tokiko erakundeen konpetentziak ezartzen duen lege bat beharrezkoa delako nahikotasun ekonomikoa

erakunde horri begira tokiko eragileei begira eta euskal herriko ikuspegitik eginda ez madrilek markatzen dituen

eskerrik asko maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

egun on sailburuak legebiltzarkideok alderdi popularrak proposamen honen aurrean gure proposamena zehatza aurkeztu dugu eta esan dezakegu proposamen zehatz horretan alderdi popularraren gai honetan defenditzen dituen

edo ildo nagusienak agertzen direla ildo horretatik hiru puntu

eta eskatzen diogu eusko jaurlaritzari lege proiektu bat ekar dezala

baina lege proiektu horretan kontzentzua edo adostasuna bilatu behar duela beste instituzioekin eta bereziki foru aldundiekin bestalde bigarren puntu batean esaten dugu

lege proiektu batean edo izango den onartzen den momentuan legean bermatu behar da beharrezkoa den finantzazioa edo errekurtsoak udaletxeek bere konpetentziak bere eskumenak aurrera eramateko eta alde horretatik eta

defendatu duen kontuan izaten badugu eskatzen dugu aportazioaren legea ere

erreforma bereziki foru aldundiek eta

errekurtso gehiago izateko bere eskumenak aurrera

eta hirugarren puntu batean eskatzen dugu

erreformak zehatzak bideratu behar dituela eta erreforma horietan ere neurri zehatzak bideratu behar direla gure zerbitzuak eta gure administrazioak eraginkorrak egonkorrak izateko bikoiztasunarekin bukatzeko eta koordinazio gehiago bilatzeko administrazio

en la tramitación que corresponda en esta cámara besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

yo pido el voto para la enmienda de upyd gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi nire intentzioa da lehenengo interbentzio honetan gure taldearen jarrera finkatzea ez dakit denborarik izango dudan

erabiliko dut horretarako baina hasieratik

maeztu jaunari periodiko zaharrarekin zabiltzala iruditzen zaidala edo legearen lehenengo bertsioarekin

badirudi gaurkoan ere burua durangon eduki beharrean

begira jaun andreok nik badakit epeak betetzea

baina niri galdetzen badidazue ia zer lehenetsi behar dudan

epea zorroztasunez betetzea edota ia udal legeak izan behar duen adostasun zabala bere eduki garrantzitsuenetan nik behintzat erantzuna

euskadik behar duen udal legerik onena nahi dut eta nahi hori gainontzeko berrehun eta berrogeita hamar alkateek ere

bat nator maneiro jaunarekin eta udal legerik onenaren adostasunetik etorriko da eta ez jaurlaritza legea hemen apirilean edo ekainean aurkeztetik eta nik uste dut gainera

sinatu genuen erdibidekoaren espiritua zeren eta hitzez hitz ezarri genuen eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio

bidal dezala gure eskumenetaz baliatuz eta adostasun politiko eta instituzional zabala lortu ostean

adostasun politiko eta instituzional zabala lortu ostean bidaltzea legea parlamentura beraz ez egin tranparik eta jaurlaritzari eskatu ganbera honek egindako eskaera baina den bezala eta ez bakoitzari interesatzen zaion moduan bide batez

gogoratu duzue gaur gaurkoz apirilaren hirua da

zortzi egun edo hilabete batzuk beraz

epean gaude suposatzen dut ez duzuela nahiko gobernuak hona legea bidaltzea adostasunik gabe zeren hori egin al du zergatik da aurretikako adostasuna hain garrantzitsua

berriz ere ez gertatzeko hau da foru aldundiek legea junta arbitralera ez eramatea desadostasun faltagatik

tematuta ari da adostasun politikoa eta erakundeen arteko adostasuna bilatzen nik bezain ondo dakizue aipatu duzuelako dagoeneko jaurlaritzak

bai aldundiekin eta baita udalekin ere eta horretan ari da eta ondotxo dakizue ere pasadan egunean batu zela euskal udal kontseilua hogei urte baino gehiago batzen ez zena eta kontseilu hartan ordezkatuta egon zirela hiru aldundiak jaurlaritza eta eudel sensibilidade eta kolore guztietako udalak ordezkatuta

eta ondotxo dakizue baita ere udal kontseiluak bere lehenengo bilera hartan adostu duela lantalde bat

izango da maeztu jauna udal legean jorratu beharko diren funtsezko gaiak aztertzea beraz txarto informatuta zaude lantalde horren zeregina ez da aztertzea nola aplikatu beharko den arrazionalizazio legea gurean eta lantalde hori batuko da hain zuzen ere

gai orden batekin baina gai orden hori zabala da

ez dakit gipuzkoako foru aldundiak ekarpenik egin duen ala ez zeintzuk dira bertan jorratuko diren gaiak adibidez

zerbitzu publikoen koordinazioa udal autonomia sendotzea gai hauek berebiziko garrantzia izango dute gure

urgentziarekin hori da hain zuzen ere baina ekarpenak edonork egin ditzake

adostasuna bermatzea gure udalen egituraketan berebiziko garrantzia duen gai potolo hauetan

gai horiek direlako udal legean jaso beharko direnak

udal legearen zereginik garrantzitsuena dela eskumenen kontua argitzea eta finantzazioa bermatzea eta dakizuen moduan

arrazionalizazioko legea goitik behera errotik aldatu egin duela orain arte ezagutu dugun udal sistema buruko min handiak ekarri dizkigula bai udalei

geurean aukera izango dugu toki mailako kontuetan gure autogobernua

gipuzkoa foru aldundiak ez dauka horrelakorik egiteko asmorik ala

maeztu jauna esan behar dizut puntu honetan ez duzula irakurri

ez duzu irakurri eta aurrekoan interpelazioan egin zenuen oker berbera egin duzu gaurkoan

arriskua hori non dago gipuzkoan ote dago hori presidente andrea zure eskuzabaltasuna

minutu erdi edo hamar segundotan esateko urkullu lehendakariaren gobernuak

otadui andrea maeztu jauna zurea da hitza erantzuteko

garrido andreari erantzuten eta gero otadui andreak esandakoari

lehenengo eta behin adostasuna aitzaki bezala erabiltzen duzue berriro ere orain dela hamabi hilabete adostasuna bilatzea eskatzen zuen legebiltzar honek

eta bitartean madrilen negoziatzen zergatik adostasuna ez lehenengo minututik asuntoa da zabiltzatela hogeita hamasei urte adostasuna bilatu barik ez da hamabi hilabete hogeita hamasei urte ez zaizuelako interesetan lege

oker ez banago pnv eta cdsren artean adostasuna

ateratzeko bai ez dotsut eskatuko dekretuz egitea ondo dago adostasunak bilatzea ez dotsut eskatuko erkoreka jauna beste arlo batzuetan

adibidez hogeita hamabost orduak bertan behera uzteko dekretu bat ez sindikatuekin ez alderdi politikoekin adostu barik egitea ez dotsut hori eskatuko baina mesedez adostasuna ez erabili aitzaki bezala

orain dela hamabi hilabete aukera zenuten hurrengo egunean tokiko erakundeen kontseilua batzartzeko

ia ia hori egiteko ez naiz sartuko artikuluak

tokiko autonomiaren kontrako eraso bat da estatuko

berdin da mostoles en montoro izatea udal bat interbenitzen duena edo durangon jose luis bilbao izatea hori da tokiko erakundeen kontrako eraso bat berdin berdin izango da eta ez dot esaten horregaz egingo duenik baina legeak ahalbideratzen du bai ala bai eta zuek lege horren alde bozkatu duzue upnrekin eta pprekin batera

bukatzeko gu biok lurralde batetik gatoz durangaldetik orain dela

konkistatua izan zena gaztelako erregeengatik alfonso zortzigarrenak hamabi urte beranduago

bizkaiko jaurerriko jauntxoari diego lópez de harori eman zitzaiona baina zortziehun urte pasatuta konkistatua bai

han dekogu gerediagan gure parlamentua hamabi harriekin gure eskualdeko hamabi herriekin mantendu dugu gure nortasun politikoa administratibo eta juridikoa lege honekin arriskuan dau hori ere mankomunidadeak arriskuan daude

ez dira kudeaketa tresnak soilik gure nortasun politikoa eta gure autokudeaketaren eskumenaren ikurrak dira espero dezagun
zortziehun urte eta gero hori arriskuan ez egotea eskerrik asko maeztu jauna euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere presidente andrea agerikoak gelditu dira batzuek eta besteok dauzkazuen urduritasuna eta

lehenengo interbentzioan esan dut ea zein den hain grabea den

gaur gaurkoz nik dakidala behintzat ez da hemen inolako urraketarik ematen

zer gura duzue urraketarik ez egotea oso erraza da bidali dezala gobernuak

hori da planteatzen duzuena hori da udal legea onartzeko behar dugun bidea mesedez

kontrakoa ez mesedez eta gero pastor jauna

gobernuak ez lukeela kontuan hartu behar madrilen onartutako legea zeren zuk planteatu duzu oso erreza zeukala urkullu lehendakariaren

inora begiratu barik hori seguramente esango zenukete irresponsabillitate handia izango litzatekeela

eta gero ere bai ahaztu egiten zaizu pastor jauna mila bederatziehun eta laurogeigarrena hamarkadan

hasi zela udalon eskumenen esparrua murrizten oinarrien gehiegiko erabilera horregatik askotan

ez naiz horretan sartuko baina harrigarria egiten zait benetan epeetan

garrantzirik ez ematea maeztu jaunari esatea

itxurakeri jarrerak desde luego ez diela ekarriko konponbidea mankomunitateei bai ordea pnvk izan duen jarrera

horrek zergatik zeren mankomunitateak izango dira guk gura duguna izango dira guk gura duguna hau da ez dute izango

ezartzen zaizkien materia horiek murrizketa ez izango dira guk gura duguna eusko alderdi jeltzalearen jarreragatik ez desde luego zuek hartutako bidetik eta eskatuko nizuke zure diskurtsoa maeztu jauna

bateratzea edo adostea errekondo andrearekin

gobernuak urkullu lehendakariaren gobernuak egindako lana bide onetik doa hau da batzar nagusietan esan

udalen eskumenei dagokionez eusko jaurlaritzak euskadiko aldizkari ofizialean argitaratu den zirkular baten bidez ematen dituzten eskumen eta arlo gehienetan eskumen propio bezala aitortuko zaizkiola adierazten du gure ustez

hori bide egokia da beraz adostu zure diskurtsoa errekondo andrearekin eta bai

gaia konplexua dela franco andreak ere bai aitortu egin du baina klaro

zatirik zabalena guretzako estua franco andreak badaki legea gipuzkoan aplikatu beharko duela

aplikatzeko dekretuak edo arauak onartu beharko dituela eta begira zer esaten duen denborari dagokionez denboraren aldetik bai

ez dira gauza errazak konplexuak dira eta gainera ondo egin zuk esan duzun bezala beste taldeekin beste aldundiekin

eusko jaurlaritzarekin lanketa bat dago gauza horiek denbora behar dute beraz

esaten duenarekin maeztu jauna adostasuna ez da inolaz ere aitzakia guretzako adostasuna da lan egiteko modu bat eta prezisamente da lege honek behar duen gauza

guri eskatu zeniguna ez egitea gobernu sozialistak

eskatu zenigun beren beregi legea adostuta ekartzea hona

bukatzeko beno antza seguramente

eskerrik asko otadui andrea gai zerrendako seigarren puntua

donostiako eta bere eskualdeko trenbideko garraioen garapenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko zaballos jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

gracias señora presidenta eguerdi on guztioi

esa incapacidad de gestión muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero andreak dauka hitza

mila esker presidente andrea bueno

donostialdeko trenbide garraioaren garapenari buruz duela urtebete aurkeztutako proposamenak bere zioan edo justifikazioan eusko jaurlaritzaren garraio politika

dela azaldu nahi izan zuen eta nahi izan duela diot ze ez zuen nonbait alderdi sozialistak bere argumentazioarekin gaur arte

behar izan ditu legez besteko proposamen hau pleno

gauza bat argitu nahi dut euzko alderdi jeltzaleak erakundeetatik egiten duen gestioaren ardatzak garraio infraestrukturen plangintzan ere hauek dira lehenengo konpetentzia duten erakundeen arteko koordinazioa eta

egitea bigarrena tramitazio administratiboa legalitatean oinarritua izatea eta hirugarrena proiektuen exekuzioa onartzen denerako

ziurtatzea hau da finantziazio nahikotasuna printzipioa bete dadila bermatzea

horiei buruz gure taldeak euzko alderdi jeltzaleak duen postura azalduko dut batgarrena puntuan eusko jaurlaritzari eskatzen zaio donostia afektatzen duten mugikortasun proiektuen azterketa eta diseinuan

hartu ditzala gure osoko emendakinarekin eta sailburuak behin baino gehiagotan esandakoa errepikatuko dut ez dugu beste modu batean ulertzen eta

kontutan izan ditzala garraio arloan eskumena duten erakundeak planifikazioa eta ordenamendua koordinatzeko beraz bat egiten dugu alderdi sozialistak

urteko otsailean euskal trenbide sarea erakunde publikoak eta donostiako udalak

orduko sinatzaileek arriola sailburuak eta elorza alkateak biak sozialistak

bete behar dituzten koordinazio elkarlan eta elkarrekiko errespetu printzipioen markoa sinatu zuten

hitzarmen bat sinatu zuten beno ba sinatu sinatu zuten eta behar bada alderdi sozialista bi erakundeetan zegoenean ba beno bilerak izango zituzten publikoak ez behintzat eta aktak altxatzen ziren horietakoak ez behintzat

urteko maiatzean udal hauteskundeen ondorioz alkatetza bilduren eskutan geratzen den eta elkarlanerako hitzarmen hau azter lanen jarraipenerako eta koordinaziorako batzorde

behin soilik biltzen da bi mila hamabiko uztailaren hogeita bostean hitzarmena sinatzen denetik hamazazpi hilabetetara beraz koordinazioa eta lankidetza

hamazazpi hilabeteetan erakundeen arteko koordinazioari dagokionez beraz interes gutxi alderdi sozialistaren eskutik

eusko jaurlaritza eusko trenbide sarearen bidez udal ordezkariekin

ere elkarlanerako batzorde honetan parte hartzen du bigarren puntuan sozialisten

trenbide sarean bikoizketak eta hobekuntzak egiten jarraitu dezala eskatzen dio egiten ari da bere ahalmen finantzarioak baldintzatuta baina inbertitzen jarraitzen du beraz ados ere puntu honekin hirugarren puntuan gobernuari ingurugiro eta lurralde politiken departamentuari eskatzen zaio loiolako auzoko geltoki berria barneratu dezala

behin baino gehiagotan defendatu baitugu infraestruktura honen beharra

ahalbideratuko lukeelako are eta gehiago interkanbiadorea martxan jarri izan beharko litzateke donostialdeko pasanteen

lotuko liratekeelako bien arteko konexioa bideratuz hau da bi trenbide modu hauen intermodalitatea bermatuz

eta gobernu honen ekimenari esker obra honek konpromisoak betetzeko kreditu nahikoa du bi mila hamalauean hamalau milioi bi mila hamabostean hemeretzi eta bi mila hamaseian hamaika milioi

mila euro aurreko gobernuak ez baitzuen obraren beharretara egokitutako aurrekontu prebisiorik egin bi mila hamalau eta bi mila hamabosterako zituen konpromisoko kredituak behartutako aurrikuspena baizik ez zuen egin beraz bi mila hamaseigarrena urtea amaitu aurretik aurrikusita dago

izatea nire interbentzioa amaitzeko martxan dauden edota gaurko ekimena adostu ditugun

ejekuzioak eta etorkizunean ere etorri daitezkeenaren inguruan hiru printzipioetan oinarrituko da gure lana

konpetentzia duten instituzioen arteko elkarlana tramitazio administratiboaren legalitatea bete eta hirugarrena proiektuak amaiera izan dezaten

bai obra hauetan eta bai etorkizunean etorriko diren obretan ere mila esker eskerrik asko vaquero andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandan mistoa maneirok ez du hitzik hartu behar

mila esker mahaiburu andrea eguerdi on denoi aitortu behar dut ezeren aurretik
iritzi kontrajarriak eragin dizkidala talde sozialistak aurkeztutako proposamen honek isiltasuna mesedez testua eskuartean hartu eta aztertzeari ekin diodan bitan

eta plenoan gai ordenean sartu denean bere momentuan iazko maiatzean proposamena aurkeztu zenean donostiako udalean bozkatu eta onartutakoaren errepikapena zen

hori dela eta ez zuen zuzenketarik egin euskal herria bildu taldeak orain berriz hilabeteak igarota eta donostiako pasante proiektu berriaren inguruko azken albisteak ezagututa bestelako iritzia dugu bertan esaten denaren inguruan hobeto esanda bertan jason zenarekin defendatu nahi denaz ziurrenik ez baita kasualitatea eta zaballos jaunaren

hainbeste hilabete ostean gai honen eztabaida gaur zergatik datorren plenora testuari erreparatzen badiogu lehen puntuan esaten denak balio du ezin hobe esaten ari naizen hori ulertzeko alegia donostian eragina duten proiektuetan udala

oposizioan daudenean eskatzen den zerbait baina agintean dela bazter uzten duena donostiako udalak ondo ezagutzen duenean duen bezala edota pasantearekin egun hauetan ikusi duguna psek eta eajk alderdien arteko alderdien interes eta premien baitako akordio baten ondorioz

prentsan kaleratu bezperan udalari zer adostu duten jakinaraztea da hori da kontuan hartzea are gehiago

sinatutako erdibidekoaren testuaz ari naiz gauza bera esaten da proiektuak eragingo dituen eta eskuduntza duten erakundeak aintzat hartuz egingo dela gipuzkoako batzar nagusietako testuak hitz zuzenagoak erabili zituen lankidetza eta elkarlana alegia baita arazoak elkarrekin ikertzeaz eta soluzioenak bilatzeaz ere

jaurlaritzak bota egin du proposamena horrela ulertzen du eusko alderdi jeltzaleak elkarlana gipuzkoako foru aldundia integratu zela instituzioen arteko mahaira vaquero andreak esan du

bakar batean ere pasantearen gaia eta proiekturik ez da mahai gainean izan soilik esan izan zaie

lanean dihardutela jaurlaritzatik eta zerbait zehatzagoa dagoenean mahai gaineratuko dela aztertu ahal izango dela elkarrekin aztertuko dela udalari kaleratu bezperan jakinarazi zitzaion foru aldundiari hori ere ez prentsaren bitartez jakin du sozialista eta jeltzalek adostuaren berri hori da jaurlaritzarentzat elkarlanerako bidea propagandatik asko esaera horrek egiatik gutxi egia denez

psoeri bere garaian goia jaunak donostian leporatzen ziona eta orain

hori ez hori gutxi ez eta non geratu dira aukerarik egokiena ez zela obra faraonikoa aipatzen zen garaia eta horrelako baieztapenak

zuzenketetan esandakoa elkarlanean egungo sarea hobetzea dela lehentasuna bikoizketa lanak eginez besteak beste gipuzkoako batzar nagusietan

lehentasunak ezarri behar direla topoa berritu baina ez lurperatzearen aldekoak omen zinetela

guk hala dela uste dugu esandako hori horrela dela eta orduan ere esan genuen bikoizketa banalizazio lanetan jarri behar genuela lehentasuna eta ondorioz

eta horretan easoko geltokiaren egoera aztertzeko prest gaude ikuspegi orokor batetik aurre baldintzarik gabe dagokion tokian aztertzeko prest gaude aztertu berri dugu batzordean hain justu euskotren hogeita bat planaren baitan

bi mila batean ezarritako asmoak eta helburuak jaurlaritzak berak esana da trenbidearen ehuneko hirurogeita hamabost oraindik ibilbide bakarrekoa dela zer esanik ez

hori horrela jarraitu behar ote dugu esaten eibartarrei trena orduro izango dutela eta beste hainbeste beharko dutela donostiara etortzeko edo eta zorionez akaso altzakoei erdibidekoan

bigarren mailako herritarrak direla eta beraiei zerbitzua erdizka emango zaiela eta beraz donostia barruan lur azpian mugitzea dela lehentasuna

zerbitzu bat emanez bestela ere ematen diren zerbitzuen bitartez eta ez diezadala alderdi jeltzaleak esan oso proiektu ezberdinak direnik lehengoa eta oraingoa

gasco jaunak bere kapritxoa egiten ikusiko duen horrek alegia esan duenean bikiak direla bi proiektuak nola hortaz

aukerarik egokiena ez zena ukitu txiki batzuekin besterik bilakatu zaigu hain denbora tarte laburrean beraz ulertuko du zaballos jaunak hauek ikusita lehen puntuan esaten dena bere proposamenean esaten dena jeltzaleek esaten dutena guk behintzat praktikan ezberdin ulertzen dugula edo behintzat baieztapen hori ez dugula modu zintzoan

ulertzen bide batez esango dugu baietz gu elkarlanaren aldekoak garela

zaballos jauna kasu inguruetako herrietako zerbitzua hobetzea eta horretarako ez da pasanterik behar baita loiolako geltokia egitea ere zalantzarik gabe

loiolako geltokiarentzako diru partida eskatzea ez zenuten erabaki jeltzaleekin adostuan edo adostutakoan geltokia egiteko partidarik eskatzea jaurlaritzak berak egingo dela askotan hitza eman duen arren ezer ezean geratu dena

geltokirik gabe ezin baita inguruan aurrikusita dagoen hainbat jarduera egin aurreko gobernu taldeak hemen ere gogoratu da gasteizen

lanak egin bitartean trena desbideratzeko baina horretan geratu da aurrekontu aukerak izan artean benetan auzokoak ez dute sinesten egia esan eta beldur dira bi mila hamabostean ere ez ote den diru partidarik izango gaur hemen edozer adostuta ere

egin egin behar dela geltoki hori gabezia gehienak dituzten hiri ingurunean lehenetsi behar dira hori da galdera guk garbi diogu bai hori da lehentasuna pozten gara beste batzuentzat ere badagoelako nahiz eta gero pasantea lehentasun bezala ere parean aipatzen den

zalantzarik ez dugu egiten guk loiola dela toki egokia bertaraino bakoitza bere bidetik iristen diren

bertan batetik bestera egiteko alegia tolosatik zarautzera doanak

gauzak errazago izateko gipuzkoako mendebaldeko kostatik barneko alderako loturak

eta puntu horretan ez dugu ulertzen alderdi guztiek beharrezko jotzen duten zerbaitean donostiako udalean aho batez onartu den kasuan aurrera eramateko aukerarik gabe izatea denbora luze honetan eta aldiz banaketa eta akordio falta erakusten duenarekin pasantearekin tematzea bistan da kasu batzuen

hori dela eta puntu honetan nahasmena zure alderdiak baino ez du eragin zaballos jauna

eta interkanbiadorea egitearen aldeko proposamenaren aurrean abstentziora ere jo izan zuen

hori bai orain besterik esaten da eta gu pozten gara seguruenera

bazituen arazo batzuk bat pasanteari lotuta ikusten zuela eta itxuraz

gaur gaurkoz dagoeneko beteko ez dena baina bestetik beste eztabaida bat zegoen mahai gainean

eta klaro horren kontra zegoenak intermodalidaderako horrelako urrats borobila emango zela bata eta bestearekin

beste batzuei arrazoia ez emateko eh bildurentzat lehentasunen artean dago interkanbiadorea

duen modu berean edota geltokien hobekuntza donostiara begira eta sare orokorrari begira

legebiltzarrean diogu eta donostiako udal taldeak ere esan izan du argi eta garbi akaso horregatik ez da elkarlanerako bidea lehenetsi hitzetan horrela esaten bada ere esanak esan proposamenak jasotzen dituen puntuekin bat egiten dugu

jasotzen diren eskariengatik sinesten dugulako horietan eta modu berean talde popularrarekin eta gero jeltzaleekin egin duzuen erdibidekoarekin ere bat egiten dugu galtzarabordara jarraitzea babesten duelako ez dakit alderdi jeltzaleak bakarrik ez geratzeko babestu ote duen

hala ere onargarria da hobe zen hitzarmen hitza aipatu izan balitz baina tira edonola ere onargarria da bi gobernuen artean elkarlanaren bitartez hori garatu dezaten

eta berriro ere argi utzi nahi dut gure postura zein den eta horrekin amaituko dut zerbitzua bere osotasunean aztertzeko prest gaude beharrezkoa ikusten dugu are gehiago esango nuke epe motzeko eta luzeko estrategiak definitzeko beharra dugu euskotren hogeita bat plan eguneratu baten eztabaidan murgiltzeko gogoz gaude esan genuen batzordean ere ekarpenak egiteko orain arte egin dela aztertu eta abiatuz

berriak garestiak eta faraonikoak ari zarete mahai gainean jartzen zaharrak aspaldiko premiak eta urgenteak direnak alboan utzita egin gabe

ardatz bestelako interes komertzialak atzean utziz horrek bermatuko du zerbitzua egoki hobetzen dela eta horrek ahalbidetuko du azkenaldian ematen ari den

baita sémper jauna gipuzkoan zalantzarik gabe guretzat ere garrantzitsua da
hobera egitea mila esker eskerrik asko beitialarrangoiti andrea erantzuteko